arratsaldeon guztioi jarraipen emandiogu osoko bilkurari hasi bañolen esan

bosgarren gai zerrendako bosgarren puntua mozioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua ekintzailetzari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias

legislativa muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

kaixo arratsalde on guztioi gaur ekintzailetza jarduerari buruz arituko gara talde popularrak aurkeztu duen

lehenengoz eta behin argituko dugu gure jarrera mozio honen aurrean eta gero arrazoi politikoetan sartuko gara esan behar dugu ezezkoa bozkatuko dugula ppk aurkeztutako mozio honi eta dakizuenez eaj eta pse talderekin erdibideko zuzenketa adostu dugu ganbara honen aritmetika kontutan hartuta aprobatuta izango dena

ekintzailetza jarduerak arreta berezi behar badu ere

horretarako parlamentuak ponentzia bat sortu behar duenik jaurlaritzak eta diputazioek bi mila hamairuko abenduan aurkeztu zuten ekintzailetza jarduerari laguntzeko

talde ezberdinetako hainbat ebazpen aintzat hartuta tresna hor dago agian ez da tresna perfektua baina bada abiapuntu bat

tresna hori aktibatu behar da eta bere emaitzak aztertu baloratu eta zuzendu behar denean era dinamikoan

bermatu nahiko genukeena gure jatorrizko zuzenketan ebaluazioaren aspektua azpimarratzen genuen horretarako jaurlaritzari eskatu zaio ganbara honetan urtero planaren egikaritza mailaren inguruko balantze bat egitea

zuzenketa sinatu duten beste taldeek eta guk uste dugu helburu nagusia gure helburu nagusia bete dela

hau da helburua badela balizko gabeziak eta akatsak detektatzea zuzentzeko asmoarekin eta baita ere arrakastatsuak izan diren ekimenen inguruko

sakonketa ariketa ahalbidetzeko gure partetik esan behar dugu argi daukagula balantze bat egiten denean gauzak hobetzeko dela ez dela ariketa pasibo hutsa eta horregatik jaurlaritzak egingo dituen balantze hauen ondoren egokitzat jotzen badugu proposamenen bat azaleratzea horrela egingo dugula

baizik eta planaren egikaritzean ahalik eta finen aritzen saiatzeaz

honek proposamen hauek akordio honi aberastasuna ematen diotela

bat egin dugu proposamen zehatz horiekin jarrera ekintzaileak babestu eta lagundu nahi ditugu euskal herria bilduren ikuspuntutik ekonomia anitza izan behar du eta bere baitan sistema edo azpisistema edo azpieredu ekonomikoak

paper bat onartzen diogula enpresa pribatuari eta enpresa txiki eta ertainei noski eta zeresanik ez autonomoei buruz uste dugu gure ezkerreko ikuspuntutik

gai izango dena eta baita ere enpresa publikoen bidez zerbitzu estrategikoak emateko horrela uste dugu eta argi eta garbi esaten dugu ekonomia pribatuaren arloan uste dugu enpresa mota ezberdinak egon behar direla ere eta ekonomia sozial eta kooperatiboan kokatzen direnak

eduki beharko lukete enpresa pribatu hutsak ere dirua irabazteko asmoarekin egiten direnak ere existitu behar dira eta gaur azkenean planteatzen duguna da gaur egun dagoen azpiereduen banaketa berbera baina gure ustez

hau da publikoa soziala eta kooperatiboari garrantzi gehiago eman nahiko genioke baina horrek ez du suposatzen eskatzen dugula pribatuaren desagerpena estatuak politika gizartea eta ekonomia arautzeko gaitasuna eduki behar du gizartearen antolaketa politikoaren egitura demokratikoa den heinean baina ezin du dena arautu dena bere baitan hartu

bermatuta egon behar du orduan ikuspuntu politiko filosofiko horretatik ekintzaileak egotea enpresak egotea logikoa da eta baita ere onuragarria

ekonomia aberasteko egitura ekonomiko anitza beraz gizarteak era demokratiko baten bidez zuzentzen duen egitura hori da gure eredua

pymeak delakoak autonomoen edo ekintza horien kontrako jarrerarik ez baitago

beste batzuek enpresa munduan dauzkaten eredu neoliberalaren ingurukojarrera badaude batzuk nahi dutela gizarte bat estaturik gabe araurik gabe

ekonomiaren zerbitzuan ekintzailetza defendatuko dugu eta bide horri

aditu eta erantzun behar ditugu enpresen beharrak lagundu behar ditugu enpresa horiek

jarrera eskubide sozial eta sindikalen errespetuaren markoan garatzen bada hori bai argi dago hemen ez gaudela marrazoak elikatzeko

indar berberarekin aurre egingo diogu marrazo neoliberalei gehiago lan egin eta gutxiago kobratu mantra errepikatzen dutenek aurrean izango gaituzte buruan soldata jaistea besterik ez daukatenek lan baldintzak azkartu lan harremanak zapuztu konbenioak desegin kanporaketa librea

ardatz dutenek aurre edukiko gaituzte beste aldetik ezin da ekintzailetzaren gainean egoera ekonomikoaren konpontzeko ardura jarri

espekulazioa ustelkeria pelotazo esplotazioa ikerketa falta zituen ereduak krak egin du eta eredu hori bultzatu dutenek daukate ardura

ekintzaile batzuen ausardiari esker hori beti ongi etorria izango den arren baizik eta norabide aldaketa sakon batekin aprobetxa ditzagun aukerak

hutsune bat betetzera baldin badator ekarpen bat egitera baldin badator aurrera eduki dezala instituzioek eskaini diezaioketen babes guztia baina kontuz

sortzearekin hau dagoeneko detektatu dugulako hainbat instituzioren enplegu planetan enpresa txikienen ekimenak ezin dira bihurtu langabetuak aparkatzeko sistema bat

edukitzeko bidea ekintzailetzak ezin du izan desesperatuta dagoen jendeari eskaintzen zaion irteera bakarra

ekintzailetza txertatu behar da eredu produktibo berritu batean nolako ezaugarriak eredu horrelako ezaugarriak

krisitik ateratzeko zutabe berriak behar ditugu gure eredu ekonomikoan etorkizuneko ardatz estrategikoak eredu mailan badira ere ekintzailetzaren

honakoak izan beharko lukete ekonomia soziala ekonomia industriala lan eskubideetan oinarrituta ekonomia teknologikoa

genero ikuspuntutik zuzena tokiko garapenetik abiatuta horra ere bideratu beharko da ekintzailetza ezin du egon etorkizunik gabeko

bultzatzera ez badaude berme minimorik azkenean porrot ekonomikoaren ondorioz hasierakoa baino kaskarragoa den egoera batean gelditu daitezkeelako pertsona hauek ezin da ekintzailetza erabili ardura kolektiboa difuminatzeko

eredu arazoak edo egitura gabeziak ekimen partikularren bidez jarrai dezagun bidean ekintzailetza laguntzen parametro egokietatik azter dezagun egindakoa eta zuzen ditzagun akatsak hasieran aipatzen nuen plana eta estrategiaren inguruan

eman gabe ekintzailetza ez da gakoa edo gako bakarra krisitik ateratzeko eta ez da langabeziarekin amaitzeko giltza soilik ez du lortuko lagungarria da baina eskema oso baten baitan kokatzen bada

hau da zenbat eta egoera ekonomikorik hobea gero eta ekintzailetza tasa baxuagoa arrazoia

lan aukera gehiago eskaintzen dutelako oso sinplea beraz badakigu arazo orokorra dela orokorra izanda ere

mimatu dezagun ere egitasmo ekonomiko bideragarri bat martxan jarri nahi duen pertsona edo taldea bere ekarpena gizarte osorako aberasgarria izango delako orduan pentsatzen dugu hasieran esan dudan moduan tresna bat badaukagula igual ez da

perfektua izango den plana baina bada plan bat eta gure

sorrerarekin horregatik eskatuko dio jaurlaritzari plan honen inguruko

urtero gai izateko plan horren asmakizunak edo aziertoak aztertzeko horretan

jartzen jarraitzeko eta baita ere akatsak eta hutsuneak detektatzeko konpontzeko asmoarekin

aztertu behar dela eta uste dugu badaukagula abiapuntu bat plan honetan beraz jarraituko dugu lanean ildo horretatik eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

arratsalde on guztioi garrido andreak alderdi popularraren hasteko gai eta ekimenen errepasoa egin zuenean aste honetan hain

alderdi popularraren esaldi borobila bai ekintzailetza jarduerak bultzada handia behar du baina euskadik ekintzailetza kultura zelan dagoenaren aurre analisia ere behar du jaurlaritzaren agendaren lehenengo postuetan hezkuntza osasuna

euskadiren arrakasta lortzeko bideak bezala eta jarduera ekonomikoaren sorkuntzaren barruan

berrikuntza prozesuak honen inguruko eztabaida gainera hemen eduki genuen orain dela gutxi gogoratuko duzuen bezala lan txoko berriak

jarduera ekintzailetza ere nire interbentzio hau kokatzeko eustateko zenbait txosten eta eusko jaurlaritzaren argitalpenen bat ere irakurri edo aipatu

txosten beraren datuak errepikatu nahi bi mila hamairuko gazte jarduera euskadin

urte honetan zabaldu den publikazioa gazte aukera weborrian aurki daiteke eta oso oso interesgarria da

grupos de trabajo hau guztia dela eta eta ildo honetatik onartu egin dugu edo gaurko pleno honetan onartu egingo da

onartutako plana garatu behar da aipatutako plana garatu behar da bertan jasotzen diren ekintzak martxan jarri behar da eta noski ere eta onartuko dugun bezala ondoren

taldeei beraien borondatea azaldu egin dutelako erdibidekoa sinatu

animatu dadila gure osoko edo erdibideko testua onartzera aitortu behar da gauzak egiten ari direla gauza asko egiteko daukagu euskadi jaurlaritzaren aldetik instituzio guztien aldetik baina gaurko egunean onartuko den testua

izango da ekintzailetza jarduerarako mila esker eskerrik asko corrales andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz quiroga andrea zurea da hitza

anderea eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales andrea zurea da hitza

eskerrik asko corrales andrea mistoa upyd maneiro jauna ez du hitzik hartu behar

andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita hiru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

onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko rojo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jauna zurea da hitza

guztiei eta dagoen sailburu bakarrari ere arratsalde on aurtengo

pobrezia mota ezberdin bat edo mota berri bat gaur egun eredu kapitalistak langile klaseentzako dakartzan

orokorraren beste ondorio bat hori da pobrezia energetikoa zoritxarrez

orokorraren beste ondorio bat testuinguru horretan guretzako aztertu behar da pobrezia energetikoa hori bai

jakiteko zer nolako erantzuna eman pobrezia energetikoari jakiteko zer

eman gaur egun pobrezia energetikoa pairatzen ari diren herritarrei eta zeintzuk dira berezitasun horiek lehenengo eta behin lehen esan dudan bezalaxe

bizi delako eta hemen ere euskal herrian eta euskadin ere

bizi delako eta diru sarrera gutxitzen direnean hainbat pertsona gero eta diru sarrera gutxiago eta gero eta erosmen ahalmena murritzago dutenean

delako eta hori da bigarren berezitasuna energia eredua gaur egun estatu

euskadin ere konpartitzen dugulako energia eredua hemen dagoen energi eredu hori da beste berezitasun bat eta kontutan

eredu energetikoa gutxi batzuen oso gutxi batzuen eskuetan dagoen eredu energetikoa eta azkenik bere hirugarren berezitasuna hainbat etxebizitza duten egoera teknikoa hainbat etxebizitza duten isolamendu termikoaren falta

dituen pobrezia egoera bateri uste dugu erantzun bereziak eman behar zaiela azken finean hiru

edo hiru baldintza horiek ematen direnean pobrezia energetikoaren egoera ematen delako alegia oinarrizko zerbitzu energetikoak lortzeko tenperatura

edo pertsonak horrela definituta dagoelako pobrezia energetikoa europa mailan isiltasuna mesedez beraz egoera horri aurre egiteko

jakiteko zer nolako erantzunak eman behar diren

guretzako garrantzitsua dena aztertzera zergatik ematen diren hiru baldintza horiek eta zer nolako erantzunak eman behar zaien lehenengo eta behin pobrezia egoera

energetiko eta baloreen krisi testuinguru honetan gero eta pertsona gehiago bazterketa egoeran

populazioaren ehuneko hamaseia bazterketa egoeran eta populazioaren ehuneko berrogeia gutxi gora behera

hemen euskadin ere egoera honetan bazterketa soziala egoteko arriskuan eta horietatik ditugun datuen arabera

pobrezia energetikoa pairatzen alegia negu honetan hemen ere euskadin ere hainbat pertsona

berogailua piztu edo janaria erosi argindarra piztu edo

hemen ere erabaki horiek hartu behar izango dituzte beraz pobrezia egoera orokor batek ekartzen digu

ondorio zehatza baina ez dugu ahaztu behar eredu energetikoaren egoera zeresan handia duelako pobrezia energetikoan ere oligopolio baten eskuetan bost enpresa handien eskuetan dagoen eredu energetikoa energia argindarra oinarrizko baliabide izan beharrean eta gure bizitzan hori izan beharko litzateke oinarrizko baliabide bat delako funtsezkoa delako energia eta kasu konkretu honetan argindarra

bihurtu delako enpresa gutxi batzuek etekinak ateratzeko edo etekinak hobetzeko erabiltzen duten produktu bat testuinguru honetan argindarraren prezioak etengabe igotzen egon den

energi elektrikoa komertzializatzen duten enpresak

irabazi dute azken bost urteetan hogeita bat

azken sei urtetan argindarraren faktura ehuneko hirurogeia igo da honek dira energiaren euskal erakundearen datuak bi mila hamairuko energia ereduaren egoeraren txostenean argitaratutako datuak ehuneko hirurogeia krisi testuinguru batean

gero eta diru sarrera murritza edo gutxiago duten egoera baten faktura

hirurogeia igo da beraz langileei pertsonei

dirua kendu enpresa konkretu batzuei etekinak bermatzeko edo igotzeko eta azken berezitasuna elementu garrantzitsuena pobrezia energetikoa aztertzerako orduan etxebizitzen egoera hainbat

testuinguruan egin zirelako ez dute beharrezkoa den edo tenperatura egoki bat lortzeko beharrezkoa izan beharko litzatekeen isolamendu termikoa berez

isolamendu termikoaren gabezia horiek dira kontutan hartu behar diren

beraz egoera hau konpontzeko aztertu behar diren edo konpondu behar diren hiru elementu ezin da soilik ikusi pobrezia egoeratik ezin da soilik ikusi eredu energetikoaren ikuspuntutik ezin da soilik ikusi etxebizitza

alderdi sozialistarekin batera sinatu dugun erdibideko testua lau puntu zehatzekin batgarrena puntua aurtengo otsailean onartutakoan

eta hortik aurrera irtenbide edo erantzun zehatzak emateko

alde batetik ziurtatzea ez dela negu honetan familia bati edo pertsona bati argindarra ura edo gasa mozten

bere egoera ekonomikoarengatik lehenengo neurri zehatza bigarrena

energia euskal erakundeari enplegu eta arlo sozialeko departamentuarekin batera txosten zehatz bat egitea zergatik eskatzen diogu hori askotan eta arlo askotan gertatzen delako

ez dena ematen duelako ez dela existitzen eta errealitate hau existitzen da pobrezia energetikoarena

datu zehatzak jakitea benetan zelako errealitatearen aurrean gauden jakiteko

testu honetan eskatzen dugulako eta azkenik rojo andreak esan duen bezalaxe

eta lehen aipatu dudan etxebizitzen isolamendu termikoaren gabeziari aurre egiteko beharrezkoak diren obrak egin ahal izateko dirulaguntza zehatzak

jasotzen zenaren orokorrena jasotzen zela eusko alderdi jeltzaleena izan ezik eta uste dut

gure aldetik zergatik ez dugun jaso eta oso

pobrezia energetikoaren inguruan ari garenean eta hemen neurri zehatzak hartu ahal direnean zergatik bost puntu duen zuzenketa batek lau puntu zergatik

eskaera zehatzak soilik egiten lehen esan dut hiru elementudaude hemen pobrezia egoera eredu energetikoa eta etxebizitzen isolamendua termikoaren gabezia

ezer hiru elementu horietan eta estatu espainolari eskatu behar diogula neurri zehatzak

eta hemen ez guk uste dugu hemen ere hartu ahal direla eta gure zuzenketan ondo jasota daudela eskerrik asko maeztu jauna

más

eskerrik asko maroto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko carro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistaren ordezkaria den roja andreak dauka hitza

en contra del derecho de los ciudadanos eskerrik asko rojo andrea eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jauna zurea da hitza

eskerrik asko maroto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea el gobierno vasco

eskerrik asko carro jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialistak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko da gai zerrendako

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena indarkeria matxista gure gizartetik desagerrarazteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda urrea andrea zurea da hitza

arratsalde on guztioi urteetako borroka feministari esker emakumeok emakumeontzako oinarrizko eskubideak eskuratuz joan gara alabaina euskal herriko eta mundu zabaleko emakumeok bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzen dugu ez baitugu eskubide guztiak berdintasunez gauzatzeko

gaur egun ez daukagu askatasun nahikorik gure gorputzarekin gure sexualitatearekin eta ugalketarekin egin nahi duguna erabakitzeko askatasunik

bertan erasotuak izateko arriskuarekin bizi baikara emakume izate hutsagatik indarkeriarik gabeko bizitzak bizitzea

orain egun sufritzen dugun krisia ez da gaurkoa emakumeentzat atzokoa ere sistema kapitalistak inposatu digun betiko egoera da indartu elikatu egiten da gizonezkoei eskubide gehiago eta pribilegio gehiago ematen dizkion sistema patriarkalari esker sistemak boterea baliabideak guneak ezberdin banatzen ditu gizonezkoen eta emakumezkoen harreman arabera horregatik iritzi diogu aldarrikapenen artikulu zio behar

egungo eredu gainditzeko horrela aldarrikapen feministak beste aldarrikapen guztiak estrukturatzeko tresna izan behar duela uste dugu

krisialdi sozioekonomikoan murgilduta gaudenez egun batean bai eta hurrengoan ere bai ikusten ari gara herritarren gehiengoa pobretzen

emakumeak areago neoliberalismoan sakontzeak zaildu egiten du emakumeek indarkeriari gabeko bizitzak egin ahal izatea eta hala

gero eta gehiago dira indarkeria egoerak eten ezin

bikotekideen nagusien lankideen edo bezeroen indarkeria jasan behar dutenak en este contexto

ez den neurrian eta gure egunerokotasunean bizi dugun neurrian lehen mailako arazoa da guretzat ez da

beste kontu bat da harekin hasi garen neurrian

antzemateko naturaltzat eta normaltzat hartzen ditugun jokamolde harreman eta egitura horien atzean dagoen indarkeria identifikatzeko

baina ez da inola ere esparru pribatuei dagozkion arazoa desberdintasunaz eta sexu dela eta

den bazterkeriaz gain beste faktore batzuk ere badaude klasea adina dibertsitate funtzionala arraza eta abar era

ezabatzea era berean identifikatu behar ditugu

nola bururatzen diren laburbilduta helburua gizarte errealitatearen gaineko begirada konplexu bihurtu eta politika publikoetan

eh bilduk nabarmendu nahi du ezin dugula egoera honen aurrean geldirik egon hitzetatik

eta gure ardura politikoari erantzunez gaurko plenoan ekimen bat aurkezten dugu indarkeria matxista lehen mailako arazo politiko gisa kokatzen duena legebiltzarrean

dugu hil edo biziko garrantzia duen gai honi zentralitate politikoa emateko

bizitzak bizi ahal izateko ponentzia honetan indarkeria matxistaren dimentsioa aztertu nahi dugu indarkeria matxistaren jatorria ondorioak eta bilakaera egoeraren diagnostikoaz jabetu azken finean bere osotasunean

era berean aztertu nahi ditugu

erantzuteko egiten den lana erakunde publikoen zereginean

emakumeak boteretzeko zer egiten den biktimei laguntzeko politika publikoak aztertu

eta guzti hauek ez genuke legebiltzarreko lau pareten artean soilik

proposatzen dugu ponentzia horretan mugimendu feministak ere parte hartzea adituak arituak emakundek eta inplikatuta dauden erakunde publikoak

datuak izugarriak dira euskal herrian egunean hamaika salaketa egiten dira jakinda gutxienekoa dela

europa mailako ikerketa batek azaleratu zuen hiru emakumeetatik batek indarkeria motaren bat sufritu dugula horrek esan nahi du hirurogeita bi milioi emakumek europako emakumeen

sexu jazarpena sufritu zuela ehun milioi

lantokian gure betebeharra da halako errealitate bortitzari tamainako

diskurtso eta adierazpenik harago ekintza zehatzak jarri behar dira martxan indarkeriarik gabeko bizitzak izateko beharrezko tresnak emango

mundu berria nahi dugu ezin da gerorako utzi matxismorik gabeko mundua gutxiesten mesprezatzen eta bortxatzen gaituen patriarkatutik libre dagoen mundua bizitzea merezi duten bizitzak

bizitza da ugaldu nahi duguna eta ez kapitala gure bide propioa erabaki nahi dugu eta ez inposatzen digutena

zuzenketako aurkatu ikusten taldeen txanda pasatu mistoa